egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua galdera amaia arregi romarate euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina enplegu eta gizarte politiketako sailarekin zerikusia duten grebak bertan behera uzteari buruz arregi andrea zurea da hitza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

lanbide eta telelaguntza zerbitzuan iragarritako grebak deskonbokatzearen arrazoien berri emateko egiten diogu galdera

lanbideko langileek greba egunak konbokatu zituzten bi mila hamairuko martxotik bi mila hamabosteko martxora arte eta greba egun gehiago iragarrita zituzten hain zuzen ere maiatzaren hogeita baterako guztiz arduratuta geunden egoera honekin azken finean

eragin zuzena zuelako beraz poztu ginen

bi mila hamaikaan telelaguntza zerbitzuaren kudeaketa foru aldundietatik

langileek behin eta berriz arazo ezberdinak salatu dituzte legebiltzarrean bertan ere arazoaren oinarri garrantzitsu bat

kudeaketa aldaketak sortu zituenak telelaguntza zerbitzurako konbenio propioa aldarrikatzen egon dira baita kasu honetan ere jaurlaritzak bitartekari lanak egin ditu zerbitzua emateko

ahalik eta telelaguntza zerbitzurik onena ematen jarraitzeko eta ahalik eta lan baldintza egokienetan amaitzeko gustatuko litzaiguke sailburu jauna telelaguntza zerbitzuaren inguruan ere eduki dituzuen batzarren eta akordioen berri ematea ahal den heinean

eta aldez aurretik eskerrak ematen dizkizugu emango dituzun azalpenengatik eta egiten ari zareten bitartekaritza lanagatik mila esker eskerrik asko arregi
andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den toña jaunak dauka hitza

lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on

jarritako lan uzte deialdia bertan behera uztea barri ona da

baita gure lehentasuna eta gure politiken ardatza lan uzte deialdiak bertan behera uztearen arrazoia topa dezakegu negoziazioa bitartekaritza eta konpromisoak nor bere gain hartzean izan be akordioetara ailegatzeko

funtsezkoa izan da basikoa azken emaitza eta lortuko diren akordioaz gain hauek izango direnak izan

eusko jaurlaritzak bere ardurakoak diren asuntoetan izan ahal diren konfliktoetan hitz egiteko negoziatzeko

toña jauna gai zerrendako bigarren puntua galdera belén

kulturako sailburuari egina lehen hezkuntzako hirugarrena mailako ikasleen ebaluazio probei buruz
arrondo anderea zurea da hitza egun on guztioi

lehen hezkuntzan hirugarrena mailako frogak egitearen kontrako jarrera azaldu genizun

egiten dira ez dago arrazoi pedagogikorik eta gure hezkuntza sistemari kalte egiten dio esan genizun ere

asmoarekin jaurlaritzaren asmoarekin ez zetozela bat froga horiek egitearekin ez daudela ados ezartzearekin horrela adierazi dute hezkuntza plataformen topagunea sindikatu gehienak

planto egiteko deia egin dute sekretupean informazioa ezkutatzen eta hala ere egun hauetan hiru lurraldetako hainbat ikastetxeetako familiek eskola komunitatearen babesarekin frogari planto egitea

beraien seme alabak ez dute parte hartuko froga hauetan gure babes osoa dute bat egiten dugu hartu duten erabakiarekin lomce ri denon artean aurre egin behar diogulako horregatik jakin nahiko genuke hauen berri izan ondoren hezkuntza sailak sailburuak zer egingo duen ea behartuko dituen froga horiek egitea edo babestuko dituen

eskerrik asko arrondo anderea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den uriarte andereak dauka hitza

lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on

jakin beharko zenukete herritarrak nahasten ari zaretela zuen diskurtso eta ekintzekin

gure helburua hezkuntza sistema babesteaz eta hobetzeaz gain gure ikasleak eta familiak babestea da

egiten ari garen ebaluazio prozesuak ez dauka inolako zerikurisik errebalidekin ez dauka

baizik eta heziberrirekin eta hezkuntza sistemaren hobekuntzarekin eta hori guztiz argi gelditu behar da nahiz eta batzuek ahalegin guztiak egin ikastetxeetan kontrako mezua zabaltzen egiten ari garen froga lehen hezkuntzako hirugarrena mailan egingo dugun ebaluazio diagnostikoaren pilotua da

beharrezko informazioa jasoko dugu ikastetxeei zuzen zuzenean informazioa emanez eta beraiekin elkarlanean

eskerrik asko uriarte andrea arrondo andrea zurea da hitza

sailburu andrea esan nahi duzu eragile guzti horiek

ikastolak hezkuntza topaguneak sindikatuak horiek hartzen ari diren erabakiak eta egiten ari diren lana eta hausnarketa guk bultzatutakoa dela uste dut hanka sartze handia egiten ari zarela hori

hori esanez ez dut uste hori ere ulertuko dutenik zure ahotik horrela entzunda hala ere zuk diozu honek ez duela zerikusirik errebalidekin

ez da egia ere froga hauek egiteko ez dago inolako beste arrazoirik ez dago arrazoi pedagogikorik orain arte

beste modu batean egin dira ebaluazio sistema baten barruan kokatzen dira froga hauek ez dira froga isolatuak edo heziberrik ezartzen duten kanpo proben sistema barruan kokatzen dira ez dago besterik

hezkuntza eragile gehienak eta familiek eta horregatik

egun hauetan lehendabizi jakintza ikastola izan zen ordizian gasteizen lópez de guereñu samaniego arantzabela salburua

zerrenda luzea da eta luzeagoa izango da oraindik ere hurrengo egunetan

agertzeko denborarik ez ematea zen zuen helburua eta horregatik azken unean informatu dituzue ikastetxeak eta familiak baina alferrik eta oker zabiltzate oker zabiltzate

gehiengoaren babesa duzunean inolako premiarik ez dagoenean froga horiek pasatzeko

egiteko eta kontrako bidea hartu duzu zoritxarrez

eta guk berriro ere ez didazu erantzun gainera ez dakit azkenean erantzungo didazun zer egiteko asmoa duzuen egun hauetan frogan parte hartzen ez duten familiekin eta ikasleekin eta

arrondo andrea uriarte andrea zurea da hitza

ondo dakizunez ebaluazio diagnostikoa bi mila bederatzi urtetik aurrera egiten ari gara eta hezkuntza eragile guzti guztiek ebaluazio horrekin ados eta pozik daude

hobetzen jarraitzeko horrez gain hurrengo ikasturtean

heziberri bi mila hogei planarekin eta kurrikulumaren dekretuaren proiektuarekin bat dator bertan jasota dago eta zuen dekretuaren elaborazio fasean

hartu zenuten beste eragile guztiek bezala orduan izan zenuten aukera paregabea zuen ekarpenak egiteko

gogoratzen duzu zer esan zenuten hirugarren mailan planteatzen dugun ebaluazio diagnostikoari buruz

hemen ditut zuen ekarpenak eta ebaluazioari buruz hitzik ez da aipatzen ari honi jarraituz gogoratzen dut publikoko eragileen ekarpena izan zela

eta orain zuen kanpaina politikoa egiten ari zarete

ikasleen alde lan egiteko momentua da eta berriz diot

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hirugarren puntua galdera blanca roncal azanza euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak

roncal andrea zurea da hitza presidente andrea legebiltzarkideok lehendakari

eskerrik asko roncal andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok lehendakari jauna egun on guztioi

en el sistema de salud osakidetzak ez dute alde batera utzi

beti egin izan dugun bezala egungo botika berrienekin eta hoberenekin

hau da roncal andrea euskal gizarteak argi eta garbi jakin behar duena ez erabili mesedez

emateko fibrosi maila altua eta arazoak izateko

no me falta presupuesto eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna roncal andrea zurea da hitza

edozein bide ez da balekoa izan ere

dakizu euskal gizarte osoa ahalegin handia egiten ari dela

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera

hepatitisa duten gaixoei tratamendu berriak emateari buruz garrido andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente

mesedez mesedez mesedez kanpora

garrido andrea hasi nahi duzuenean eskerrik asko presidente andrea

eskerrik asko garrido andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

genocidio señora garrido daturik ba al duzu datu zehatzik osakidetzak egindako lana mahai gainean ipini dugu

baino gehiago tratatu ditugula esan dezakegu eta ahalegin handia egiten jarraituko dugula esaten dugu benetan hori gure helburua delako

eskerrik asko darpón jauna garrido andrea zurea da hitza

daukaten pertsona guztiak tratatuko eta zainduko ditu noski beti egin izan

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako bosgarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina

kentzeko buruzko agindu parlamentarioaren gainean maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok

eskerrik asko beltrán de heredia andrea gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa daniel maeztu perez eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina frackingaren arloan legebiltzarrak onartzen duena betetzeko jaurlaritza hartzen ari den neurrien inguruan maeztu jauna zurea da hitza

ez dut uste gai honen inguruan aurrekariak sakonki azaltzea merezi duenik dudalako denok oso ondo ezagutzen ditugula zeintzuk diren aurrekariak bakarrik esango dut edo gogoratuko dut orain dela urte eta erdi pasatxo

bat erregistratu zuten hainbat herritarrek legebiltzarrean eta oztopoak oztopo edo oztopo guzti horiek gaindituta bereziki euzko alderdi jeltzalea eta alderdi popularra

gaur egun eztabaidan daukagu herri ekimen legegile hori

ponentzia legegile eratuko delako legebiltzar honetan

eztabaida ireki da eta badakigu zeintzuk diren taldeen jarrerak

zuzenketak aurkeztu dituztelako talde guztiek bat izan ezik hiru luzapen eskatu ondoren zuzenketarik

zuzenketak aurkeztu ditugu beraz badakigu zein den talde bakoitzaren jarrera gai honen inguruan

agindu zehatza eman ziguten frackinga ez frackinga debekatzea bizkaia araba eta gipuzkoan

eta zein da testuinguru energetikoa momentu honetan taldeek gure zuzenketak aurkeztu ditugu bi jarrera daude gutxi gora behera frackinga oztopatzeko taldeek aurkeztutako zuzenketei begiratzen baldin badiogu alde batetik alderdi sozialista eta euskal herria bildu

bidea jorratzea eskatzen dute hemen ere alegia gure eskumen propioak erabiltzea frackinga oztopatzeko erabat oztopatzeko kasu honetan hirigintza eskumena erabiltzea lurzoru

debekatzeko hori alderdi sozialista eta euskal herria bildu batera egin dugu beste alde batetik euskal herria bildu harago joan egin da eta eskatu du ere

estrategikoa egitea frackinga aurrikusten duten plan eta estrategiari eta gogoratu behar dugu momentu honetan indarrean dagoela hemen estrategia energetiko bat inpaktu anbiental estrategiko barik estrategia energetiko bat zeinek aurrikusten du frackinga egitea

zuek erabiltzen duzuen eta betetzen duzuen estrategia energetikoa eta azkenik ere

erabiltzea lurralde antolaketako tresna bat erabilita alegia akuiferoaren zaurgarritasunaren mapa edo kutsaduraren mapa erabiltzea eta debekatzea frackinga

zaurgarritasun ertain handi edo oso handi duten akuiferotan beraz alde batetik eskumen propioak

erabat oztopatzeko araba bizkaia eta gipuzkoan

azken momentuan euzko alderdi jeltzaleak egindako proposamena bost urteko moratoria bat eta hor dator gure galdera euzko alderdi jeltzaleari kasu honetan gobernuari jakinik moratoria baten ibilbide juridikoa eta debekuarena berdina izan direla eta jakinik esaten dut

legebiltzar honetara esanik ibilbide juridikoa berdina izango dela alegia berdin berdin errekurrituko duela debeku orokor bat edo moratoria orokor bat

bide hori jorratzea nahi zuela eta estatuko gobernuak txosten bat bidali zuela esanez hori euren

urratzen zituela errekurrituko zuela

zuen jarrera moratorioaren aurrean gu prest gauzelako

juridiko estatala ez betetzeko edo hobeto esanda hemen erabakitzeko zer egin gure baliabide energetikoaren eta zelan ustiatu gure baliabide energetikoak gu prest gaude

originalarekin geratzen gara alegia debekuarekin baldin badakigu ibilbide juridikoa berdina izango dela zergatik moratoria eta ez debeku orokor bat

eta da gainera eskatzen duela suspentzio bat gaur egun indarrean dauden baimenen inguruan eta hori bai dela

sartzea oso ondo dakigulako estatuak erabakitzen duena zeintzuk diren epeak baimenak tramitatzerako orduan beraz ikusten dugu ibilbide juridikoa nahiko murritza izango dela gu prest gaude ibilbide hori batera egiteko baina beti ere

zein den benetako jarrera sinesgarritasuna edukiko lukeelako moratoriaren eskaera bat lehenengo momentutik

eten egiten duela momentu honetan euren eskuetan dauden baimenak hori da

legebiltzar honetako gehiengo oso handi bat onartzen frackinga kaltegarria dela batzuk lege sektorialak erabiltzen ditugu

eta beste batzuk moratoria baina denok onartzen dugu kaltegarria dela

praktika hori egin ahal izateko hemen kontraesan

euzko alderdi jeltzaleak onartzen du erratu egin dela frackingaren auzian

zioan eta azalpenetan kaltegarria izan ahal denez ingurumenarentzako

aztertu zeintzuk izan ahal diren ondorioak baina bost urteen moratoria hori beraz onartzen ari da kaltegarria dela baina bitartean diru publikoa bideratu dugu

praktika hori egin ahal izateko beraz

zuen errakuntza gai honetan onartzen duzue beraz arriskutsua dela frackinga egitea eta badaudela hainbat txosten

eta azkenik zer egingo duzue zuek eskatutako esplorazio baimenekin zeren momentu honetan araban dagoen mehatxu larriena

arloan gran enara baimena deitzen da eta hor eusko jaurlaritza da sustatzaile gaur egun momentu honetan

akabo mehatxu larriena momentu honetan frackingaren arloan beraz sinesgarritasuna edukitzeko moratoria onartzen duzue ala ez eta moratorioa onartuta zer egingo duzue

erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

egun on guztioi maeztu jauna zure interpelazioan idatzizkoan jaurlaritzari egiten diozun interpelazioan

eta galdetzen duzu zeintzuk dira jaurlaritza hartzen ari diren neurriak legebiltzarrean onartutakoa errespetatzeko

eta nik dakidala gai honi buruz legebiltzar honetan aurreko abenduan bi mila hamalaugarrena abenduan legez besteko proposamen bat besterik ez dago

legez besteko proposamen hori geminis izeneko hidrokarburoen ikerketaren baimenari dagokio

eta hori zehazki onartu zena transatu zen zerbait zen eta bi puntu zituen

eta hori noski alde batetik baimena ez da gurea estatuarena eta berak emango ditu eman beharreko neurriak eta zehaztasunak baina noski jaurlaritzari galdetzen zaionean hori ere egingo du eta bigarrena

beraz zure galderari erantzuna hori da zehazki guk zer egina daukagu lehendabizikoan

eta nahastu duzu jaurlaritza eta jaurlaritzaren interpelazio bat

interpelatzen aritu zara eta benetan ez dut ulertzen ponentzian une honetan lanean ari zaretenean guztiok herri ekimen legegile batean inguruan

hori hona zure postura zure jarrera argitzear

hori baldin bada eskerrik asko ponentzian ere aipatuko duzue baina ondo

legebiltzar taldeari interpelatzea baino

hala ere gobernu honek ezin du une honetan eta ezin du eta ez du egingo iritzirik emango amaitu gabe dagoen ekimen baten aurrean oraindik eztabaidatzen ari zarete ingurumen batzordean aztertu da

aukera desberdinak adituak erauzketa teknika honi buruz aipatzeko bai ingurumen aldetik baita ere uren ingurutik hainbat hainbeste arduratzen zaituen uren inguruan

baina oraindik hau eztabaidatzear dago eztabaidatzen ari da eta zenbait fase oraindik falta zaizkio

politikaren jardueran eta hori ondo dakizu gobernu honen ibilbidean hain funtsezkoa den printzipioei jarraiki hau da alde batetik jaurlaritzak bere ekimenak eta bere lana du eta beste alde batetik

eta boteren banaketan oinarrituz guk oraindik ez dugu inongo posturarik hartuko ikusiko dugu zer gertatzen den eta nola doan

zergatik egiten diozu ihes eztabaida honi zer diozu beldurra

utzi nau egiten interpelazioa zu zara legebiltzarburu andrea edo bera da nor esaten du zer den interpelazioa bat oso ondo dakizulako zein zen gure interpelazioa

oso ondo zenekien zu zein zan interpelazioaren testuingurua

eta legez besteko proposamen bat agertzen da zuen jarrera nahi dugu jakin zein da zuen jarrera

gure jarrera adierazi dogu eta onartzen dugu frackinga arriskutsua dela

eta bitartean zuek ari zarete iritzia ematen egun bat bai eta hurrengoan ere ari zaretelako diru publikoa bideratzen frackingera eta hori da iritzia ematea

legebiltzar honen jarreraren kontra jardutea erabakitzen baldin bada hemen bertan behera uztea frackinga

frackinga aurrera egiten bai ala ez hori da jarrera zuen aurrekontuetan aurrekontuetan gordera dauzen konpromezuko kredituak

zer gertatuko da horiekin hori da herritarrak jakitea nahi dutena nahiz eta guretzako larria da momentu honetan jakinik

legebiltzar honetako gehiengoaren jarrera frackingaren inguruan eta ez dago alde zuek jarraitzea diru publikoa bideratzen eta baliabide publikoak bideratzen

ezkutatu nahi duzue zein dan zuen benetako aurpegia frackingarekin noski nahi dozuela hori egitea baina bitartean

eta frackingaren makinaria martxan jartzen araban bizkaian eta gipuzkoan frackinga egin ahal izateko bereziki araban

beraz guk geneukan susmoa dirudienez bete egiten da

ateratzen zara hona ihesbide oso kaskar batekin eskas batekin

testuingurua oso argi geratzen delako zioan eta gainera

gaur bertan eman agindua gelditzeko tramite guztiak

inpaktu anbientaleko ikerketaren dokumentazio guztia bai ala ez

bai ala ez ze beharbada hemen hartzen dan

zuen ekimenengatik bete ezina izango da ezin izango da bete horrezkero frackingaren makinaria martxan egongo delako araban putzuak egin ahal izateko beraz

ez erantzun baina nik uste dot momentu honetan herritarrek nahi dutena jakin da

frackingerako jarraituko dozue frackingera bideratzen

baimenak jarraituko duzuen ala ez tramitatzen

eskerrik asko maeztu jauna tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea
ihesbiderik ez maeztu jauna ze azkeneko plenoan ere honetaz aritu nintzen eta

hala ere egia da legebiltzarburuak utzi dizu jarraitzen noski eta nik erantzuten dizudan gauza bakarra da

zioan jartzen dira hainbat gauza baina interpelazioan benetan berriro diot zeintzuk dira jaurlaritza hartzen ari den neurriak legebiltzarrean

eta nik dakidala oraindik onarturik hemen ez dago ezer iritzia ematen ari zarete egunero bai iritziak iritzi erabakirik

jaurlaritza honek errespetu osoa dio legebiltzarrari eta beraz onartuko dugu baina oraindik ez dago jarrerarik potentzialidadeetan ari zara hizketan

ikusi dezagun egin dezagun bide hori eta azter dezagun eta beti esan dugu ponentzia horretan eta hor aztertzen dena gero izango du bere ibilbidea baina zuk aurreratu egin nahi duzu ibilbide hori batzutan aurreratu eta beste batzutan ez zertan gelditzen gara

beraz jarrai dezagun egiten egin beharrekoa eta mesedez ez nahastu gauzak egunero baimenak ematen non ari gara baimenak ematen egunero non mesedez gauzak ez nahastu gauzak egiten ari gara aipatu nuen bezala azkeneko aldian ahalik eta ondoen eta pausoz pauso bere tramitea eramaten dute dakizun bezala eta ondo dakizun bezala eta errespetatzen dugu hartutako erabakia baina berriro diot erabakia eta hemen erabakirik ez dago zuen iritzia eta beste taldeen iritzia eta oraindik eztabaidatzeke dagoena beraz jaurlaritza esaten dudan bezala

eta legebiltzarrak esaten duena errespetatuko dugu esaten duenean eta momentuz zuk nahi duzu eztabaida bat ekarri

behar den lekura eraman ezazu eta gero jarraituko dugu erabakitzen denean erantzungo dut

izan zaitez ziur errespetatuko dugula beste gaietan bezala eskerrik asko
eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

eso es lo que le pregunto gracias eskerrik asko maneiro jauna jaurlaritzaren ordezkari den erkoreka jaunak dauka hitza

eskerrik asko erkoreka jauna maneiro jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna erkoreka jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko erkoreka jauna jarraitu aurretik esan

utzi dela gai zerrendako zortzigarren puntua galdera

bujedo euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina abiadura handiaren inguruan frantziako gobernuarekin egindako gestioei buruz

eskerrik asko ruiz andrea erantzuteko oregi anderea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak

hartuz eusko jaurlaritzaren web orrian izan den akatsari buruz barrio jauna zurea da hitza

gai zerrendako hamargarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina terrorismoaren biktimei buruzko datuak biltzen dituen

online erremintaren barruan talde terroristen artean guardia zibila

eskerrik asko maneiro jauna lehendakari jauna zurea da hitza

erretiratu egin zuela publikatutako datu basea berehala gertatutakoa argitu zuela eta barkamena ere eskatu egin zuela biktimen elkarteekin

eusko jaurlaritzaren irizpidea guardia zibila talde terroristatzat hartzea enpresak

euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak herri administrazio eta justiziako sailburuari egina sektore publikoaren eta gardentasunaren legeen tramiteak hasteari buruz

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora gallastegui he descartado

barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina euskal pilotari buruzko plan estrategiko berri baten beharraren gainean

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

jasan dugun krisi latsa dela eta ekonomiak hartu du gizartearen arreta osoa askotan gai hau izan da jende askoren egunerokoan ardura nagusia

jardueran ere izan du isla ulertzekoa denez jaurlaritzaren lehentasun nagusia izan da

aurre egitea hau da etorkizun ekonomiko iraunkorra eta errekuperazio ekonomiko egonkorra ahalbidetuko dituzten oinarriak ezartzea

gobernuaren hurrengo lehentasun nagusia herritarrentzako oinarrizko zerbitzuak bermatzea izan da

horrela osasuna hezkuntza eta gizarte politikak izan dira gure lehentasunezko eremuak horrek ez du esan nahi beste arlo batzuk ahaztuta ditugunik

bigarren maila batera pasatu badira ere guretzat garrantzia handiko arloak dira bai gobernu jardueran bai eta gure balore eta nortasunari

kanpo proiekzioa kirol elkarteen egituraketa edo euskal kirolaren nortasun ezaugarriak eta herri kirolak indartzeko ekintzak besteak beste

eta euskadin tradizio handikoa urteetan bere nortasuna mantentzen jakin du

beste herri kirol modalitate batzuekin gertatzen den era berean euskal pilota gure kultura etxean bertan sendotzeko

hala ere kirolaren inguruan gizarteak egiten duen eskaera etengabe aldatuz doa euskal autonomia erkidegoko herri kirolen egungo egoerak erakusten du beharrezkoa dela zeresana duten eragile guztien inplikazioa eta ahalegina

kirola praktikatzen duten giza talde guztien beharretara egokitzea ezinbestekoa da horrez gain azken urteetan agerian gelditu da pilotaren modalitate jakin batzuk oso egoera zailean daudela pilotaren euskal federazioko presidenteak ere

egia esan gaur egun kirol eskaintzaren planifikazio dinamikoagoa egiteko premia dago

hobeto zainduko duena hori guztia kirolaren esparru zabalean baina noski baita euskal pilotan ere bi mila seian dagoeneko zuk zeuk aipatu duzun bi mila sei bi mila hamar euskal pilotaren plan estrategikoa burutu zen plan hori kultura gazteria eta kirola sailburuordetzak planteatutako premiei erantzunez jaio zen bi mila hiru bi mila zazpi kirolaren euskal planean jasotako egoera diagnosiaren ondorioz plan estrategiko hori euskadin euskal pilota bultzatzeko helburuarekin sortu zen

helburu horrexekin planteatzen du gobernu honek plan estrategiko berri bat egitea gazteria eta kirol zuzendaritzaren bidez horrela jakinarazi zitzaien duela hilabete inguru euskal pilota federazioari eta munduko pilota batzarrari

eta diagnosi horri esker ildo estrategikoak eta ekintza zehatzak jasoko dituen

ahal izango dugu ekintza horien aurrekontuak ere zehaztu egin beharko dira behin plan estrategikoa onartuta euskal pilotaren esparruko eragileekin elkarlanean garatu beharko da beraz barrio jauna ikus dezakezunez bat gatoz

bi mila hamasei bi mila hogei epean euskal pilota bultzatzeko eskerrik asko

azaldu dudan bezala bat gatoz pilotaren plan estrategiko bat

plan estrategikoa egiteko orduan beti egin izan dugun bezala eta zuk aipatu duzun moduan

harremanetan jarriko gara horrela elkarlanean arituko gara instituzioak pilota federazioak eta pilotari

guztion artean egoera aztertuko dugu eta etorkizunera begira bete beharko diren helburu ildo estrategiko eta ekintzak zehaztuko beharko ditugu horrez gain garrantzitsua deritzogu planaren jarraipen egokia egitea bere eraginkortasuna aztertu ahal izateko eta bertan planteatzen diren helburuen

ahal izateko esan bezala gure aurrikuspenen arabera bi mila hamabostko irailean

eta bi mila hamaseiko irailaren bukatzea espero dugu por tanto señor barrio

andrea gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina kultura eta kirolaren arloan egin gabe dauden lege proiektuen tramitatzeari buruz barrio jauna zurea da hitza

presidente andrea barrio jauna lehenik eta behin

zuek ere hiru lege proiektu hauen garrantziaz eta beharraz jabetzeaz ondo dakizunez gobernu kontseiluak

legegintza programa onartu zuen bi mila hamairuko ekainean programa horrek

helburu eta lehentasun izango dituen ezartzen du ondorioz tresna malgua eta irekia da

ditzakeena beharretara egokitzeko horrez gain gardentasunaren izenean jarritako tresna ere bada

oposizioari gizarteari eta legebiltzar honi gobernuaren jardunaren jarraipena egiteko posibilitatea ematen zaio

eskerrik asko barrio jauna uriarte andrea zurea da hitza

aurrikusitako epeetan aurrera ateratzeko kultura ondarearen legeari dagokionez

osoa eta sistematizatua ematea da kultura ondareaz ikuspegi zabalagoa izatea ekar dezan lege honi esker ezarriko diren kudeaketa ereduak erantzun eraginkorra emango die kultura ondareari babes

une honetan legea tramitatzeko prozedura hasteko agindua argitaratu ondoren sailaren txosten juridikoa prestatzen ari gara berehala negoziazio
entzunaldi eta kontsulta izapideren fasea hasteko asmoarekin isiltasuna mesedez

lanbideei buruzko legea daukagu lege honen bidez kirol lanbide batzuetan aritzearen funtsezko alderdiak antolatuko dira lanbide horiek zehaztuko dira beharrezko titulu akademikoak adieraziko dira eta lanbide bakoitzari dagokion funtzio esparrua

egokituko da une honetan entzunaldi eta kontsulta fasea bukatu da eta alegazio guztiak

testu bateratua prestatzen ari gara ahalik eta lasterren gobernu kontseilura bidali eta bertan onartu ahal izateko beraz barrio jauna

aurrikuspenak betez hiru lege horiek bi mila hamabostean gobernu kontseilura bidaltzea legebiltzar honetan legealdi honetan onar daitezen eskerrik asko eskerrik asko

hamabosgarren puntua galdera mikel unzalu hermosa euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina eusko irratiko beste greba bati buruz